egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

jakinarazten dizuet isiltasuna mesedez

hasi baino lehen adierazten dizuet hirugarren puntua beste baterako utzi dela

gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

enpresa kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriak onartu zituen dekretuaren zuzkidura

iritsi dadin bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den iriarte jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok badirudi pandemia iraganeko kontu bat dela ezta badirudi jada normaltasun batean gaudela eta badirudi musuko hauengatik ez balitz dena amesgaizto bat izan dela ez ikusi besterik ez panelak ere kendu dizkigutela jada arrainak izateari pezeran barruko arrainak izateari utzi diogula dirudi baina

ondorio nabarmenak utzi ditu eta uzten ditu ekaitz handi baten ostean bezala

utzi du txikizioa zentzu desberdinetan utzi digu pandemiak eta nola ez argi eta lazgarriena heriotzak ez

inguruko guzti horiek zer esana horren inguruan ez baina utzi ditu ere eta uzten jarraitzen ditu bestelako ondorioak ere ekonomikoki kontsumoan oinarri duen ekonomia batean hau gelditu izanak gizakien arteko harremanei mugak jarri izanak itxiera

ehun ekonomikoari ondorioak ekarri dizkio ondorio latzak eta ekaitza iragan dela iruditu arren ondorio hauek euskal familia autonomo enpresa txiki askotan mantentzen dira

ez hori bakarrik euren etorkizuna edo etorkizuna lantzeko gaitasuna baldintzatzen dute

honen ondorioz hartutako neurriek ekarriko zituzten ondorioak

bete betean asmatu duzuen denbora izan genuen hau guztia kudeatzeko jakin bagenekien zeintzuk jasango zuten zeintzuk jasan duten zeintzuk jasaten ari diren hau guztia ez dugu behar bezala erantzun

sektore hauetako batzuk gainera tokiko komertzioak kasu egiturazko arazoak zekarzkiten lehenagotik ere

belaunaldi aldaketa gauzatzeko zailtasunak online kontsumoak

pentsatzen dugu ze izango ziren gure kaleak gure herria gure hiriak tokiko komertzio gabe

egoera horri erantzuteko ekaitza horri erantzuteko lanean jarri ginen ez hori bakarrik ekaitza pasa ostean ere jakitun ginen

zaurgarrienean sektore asko eta asko egongo zirela eta horri erantzuteko ere

asko oso ahul aterako zirelako eta oso ahul atera dira

herri erronka moduan ikusi genuelako hau guztia pandemiatik harago herri gisa erantzuteko beharra zegoela ulertu genuelako eta ikusi genuelako pandemia bestelako modu batzuetan bestelako adostasun batzuk

jokoen zegoena asko zelako gehiegi zelako eta bakarrik eta bakarka instituzioak eragileak herritarrak enpresak edo autonomoak ez zirelako gai izango

bakarka ez ginen gai bakarrik norbera berean edo beretik ez gara gai etorkizuneko

erantzuteko eta horren erakusle izan da pandemia baina adi ze datozkigun erronkak izugarriak dira zentzu horretan

gobernantza partekatu bat burutzeko eta honek hiru hanka behar dituelako herri eragileak instituzioak adituak besteak beste instituzioen arteko lan esparru instituzionala da eta gobernantza

instituzioen arteko konpetentzien banaketa besterik ez da eta horien kudeaketa

erronkaren tamainaz jakitun proposamenak mahaigaineratu ditugu bata bestearen atzetik adostasunak bilatzen saiatu gara batzuetan topatu ditugu

aldiz ez ez dut sartu nahi datuetan zenbateko laguntzak eman diren zenbateko besteak non dauden gu non gauden

laguntza handienak inongo laguntza handienak eman zirela esateko

maiatzaren hogeita zazpian hemen bertan eztabaidatu eta akordio batera iritsi ginen legez besteko horretan uste dut akordioek asko balio dutela eta kasu honetan hemen kamera honetan gauden askok gehiengoak adostu genuen laguntzak banatzeko mantsotasuna zurruntasuna kontutan hartuta eta jakitun

banatzeko puntua edo legez bestekoa

dekretu horrek laguntza lerro horrek zekarzkigun aukerak

etorriko ziren jakitun ginen aukera hori aprobetxatu behar genuela eta horregatik legez besteko hori adostu genuen eztabaida horretako azkeneko hitzetan esan genuen kontentu ginela

hemen elkarri eskertu genion adostasuna lortu izana

jaurlaritzak legez besteko hori bere egin eta konpromisoa bete zuela adierazi behar dugu berrogeita hiru pertsona kontratatu zituen espedienteen kudeaketa azkarragoa arinagoa

egin zedin horrela bada espainiako laguntza lerroa bost barra bi mila hogeita bat dekretua

berau jaurlaritzak bere egin zuen ehun eta berrogeita hamabost barra bi mila hogeita bat dekretuaren bidez ekainaren hogeita bian

izan ginen hitzarmena edo dekretua martxan jartzen eta laguntzak gureganatzen hala ere gure ustez espedienteen edo hau horren berandu iristea ez zen arazo bat ez zeukan zertan arazo bat izan beharrik

bermatua zegoelako oraingo honetan arazoa ez dago

oraingo honetan arazoa herri honek dituen beharrei madrilek erantzuteko erakusten duen gaitasun faltan izan da berriro eta honek ere berriz agerian uzten du burujabetza faltak gure herritarren bizi baldintzetan duen zuzeneko eragina

hau da laguntza jasotzeko gutxienez ehuneko hogeita hamareko galera eduki behar izateak hartzaile gehienak kanpoan utzi ditu eta horren erakusle da

eskaera egin dutenak bazen beste oinarri bat zorrak entitate finantziero eta probeedorekin izatea eta hau

oinarri aldaketen ondorioz modifikatua izan da eta galerak izatea justifikagarri bilakatu da bueno ikus dezagun honek zer nolako eragina izango duen ez eragina izango du baina gure ustez

erroan dekretu hau txapuza bat izan da gaizki diseinatua egon da esan bezala eta horren erakusle hiru epeetan luzatu dela

oinarrien aldaketa hori hala ere benetan uste dugu hau ez dela nahikoa izango uste dugulako esan bezala

asko eta asko eta beharra duten asko eta asko kanpoan utziko dituela eta horretarako atzo bertan autonomo eta elkarte ezberdinekin hitz egiteko aukera izan nuen eta guztiek berdina esaten zuten dekretu honek

euren beharrak uste dut egoera nahiko larria dela eta dirua izanda

ba beharra duten horietara iristeko hau esanda aprobetxatu nahiko nuke ere espainiako gobernuak

eta ez datorrela bat herri honek behar eta etorkizunarekiko dituen erronkekin hala ere zentzu horretan uste dut guztiok aho handiagoz o txikiagoz baina ados egongo ginatekeela espainiako

kudeatzeko eta diseinatzeko garaian ez duela asmatu esatearekin baina horren aurrean zer ba horren aurrean autogobernua ezta jaurlaritzak

eta arduraz gure lurretako familia autonomo eta enpresa zaurgarrienei eta pandemiaren ondorioz

obligazioa du eta arrazoi gehiago funtsak izanda eta gehiago eta gehiago behin eta berriro hauek egon badaudela esan ostean eta gehiago lehendakariak bere buruari jarritako ohorezko

zituen jaurlaritza honek covidari aurre egiteko diseinatuak covidari aurre egiteko funts berezia zutenak

hitza ez da posible baliabideak egonda ez erabiltzea gobernu honek konpromiso bat hartu zuen ez zuela inor atzean utziko

bete ezazue zuen hitza eta horretarako espainiako gobernuak iragarritako berrehun eta hemezortzi milioiak

beharra duten familia autonomo enpresa eta ehun ekonomiko horren esku jarri behar dira espainiako gobernuak eginiko txapuzaren erantzuleak

familiei erantzuteko betebeharra dugu eta ez ahaztu diru hau herritarrena da

erabiltzea dagokigu etorkizuna eraikitzeko eta horrek

eskatzen du gaur erdibidekoa erdietsi dugu elkarrekin podemosekin gure nahia gobernuarekin ere adostea zen baina beti esan dugun moduan edukiak oinarri eta pragmatikoak izan gara espainiar gobernuaren dekretu

abenduaren hogeita hamaikarako emanak egon behar dute funtsa hauek europak hala esaten duelako hori bagenekin

ehuneko hogeita hamareko galera

ekartzen dituen aldaketa guzti horrek ez zuela tempusean ez zuela kalendarioan aukera ematen horregatik hori alboratu dugu eta horregatik azken atzo bertan publiko egin zen dekretuaren modifikazio horren bidez

elkarte eragileek baina batzuei sarbidea emango die

horregatik proposatzen dugu erdibideko honetan komunikazio kanpaina bat behintzat ahal dugun guzti horiei

ez da panacea dirulaguntza hau gaizki sortua gaizki diseinatua gaizki egina dago

itzuli egin beharko ditu eta hori laguntzen frakasoaren erakusle

hemendik jaurlaritzak bere esku dagoen guztia egitea zilegi dela eta eskatu beharra daukagula eta horregatik iragarritako berrogeita hamar milioiak

genuen eskatzen dugu erdibidekoaz uste dugu nahi bada

akordiorik egongo pena da pena da uste dugulako azkenean bizkarra ematen diogula legebiltzar honek bizkarra emango diola

pandemiak pasa dugula dirudi

baina orain datorrena ere ez da erraza eta sektore egoera gogorra zuten aurretik eta pandemiaren ondorioz egoera gogorragoa izango da ondorioz berriz ere gobernuko alderdi

eskatuko nieke erdibideko hau babestea eta ahal den neurrian behintzat bere ere

nahi baldin bada ahal delako eskerrik asko eskerrik asko iriarte
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea eskerrik asko lehendakaria bigarren lehendakariordea sailburua egun on

pandemiaren ondorioz araba bizkaia eta gipuzkoako enpresei eta autonomoei

gaur berriro berba egiten dugu errege dekretuez ganbera honek edo gobernu honek ez badute parte hartu ez diseinuan ez onarpenean

eta gaur berriro hitz egingo dugu neurri batzuei buruz errege dekretu batean daudenak eta euzko alderdi jeltzalea ez da ados egon ez edukiarekin ez errege dekretua egiteko moduarekin hori

eusko jaurlaritzari administrazio kudeaketa baino ez dagokion laguntzei buruz berba egingo

de este programa de ayudas bueno gaur ez da posible izan transakzio akordio bat lortzea

maiatzaren hogeita zazpian lortu genuen bezalakoa eta esan behar duguna da ba jaurlaritza akordio hori betetzen ari dela

baliabide propioak jarri dira sailak beharrezko giza baliabideak jarri ditu eta administrazio izapideak ahalik eta gehien erraztu dira eta euskal herria bilduk iriarte jaunak ba horrela esan du tribuna honetatik

baina han ez duzue ezer esan lehenengo eztabaidan eajk bai esan eban eta zure taldeak

proposamenera itzuliz erdibidekora bueno erdibidekoa egin duen taldeak zein zuzenketak egin dabezan taldeek ildo

ñabardura batzuekin eta ez dodaz orain ñabardura horiek baloratuko eta hau

espero dugu errege dekretuaren aldaketaren babesean irekitako eskaera epe berria

eta ildo horretatik doa talde sozialistarekin batera aurkeztutako zuzenketa bertan eusko jaurlaritzari eskatzen dotsagu deialdiaren baldintzak errege lege dekretuaren egindako azken

eta holan egin da ja eskerrik asko eskerrik asko atutxa jauna

erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria iriarte jauna zurea da hitza

pozten naiz behintzat oinarri batean ados gaude hau da espainiak bost barra bi mila hogeita bat dekretuaren bidez

dagoen indar nagusia izan ezik baina oinarria ados gaude oinarri horretan behintzat

ikusten ditut hitzak políticamente correctoa dena adierazteko

laguntzak nola iragartzen diren baina bestetik hitzak eta erabakiak daude eta erabaki horietan sarri topatzen dugu

ze ikusten ditut departamendu batzuk merkataritza turismo eta komertzioa kasu

badu sentsazioa bestetik aurrekontua kudeatzen duten haiek

zorpetzea nahi eta finean itzultzen gara aurreko krisialdiko eztabaida berdinetara zein paper hartu behar du administrazio publikoak

ehun ekonomikoari gizarteari erantzuteko horregatik gaur eta ados egon da maiatzaren hogeita zazpiko legez besteko proposamen hori neurri handi batean bete dela ere esaten zen tramitazioa sinplifikatzea errege dekretu honen bilakaeran tramitazioa sinplifikatzea ez ni atzo bertan azkeneko eraldaketa

hau ulertzeko ere master bat egin beharra dago baina

hori beteta dagoela gaur ere beste pauso bat eman nahi genuen

eta esan bezala eta hau ez dut nik esaten baizik eta

pandemiaren ondorioak pandemiak dira eta dirua edukita hauek

gure ustez hanka sartze bat da ikusiko dugu ikusiko dugu

onuradun izan diren eta zenbat diru etxetxora dihoan zenbat ez den gastatzen eta orduan

baina uste dugu gaurkoan aukera bat galtzen dela gure aldetik behintzat erdibidekoa adostuko dugu baina besteak motz gelditzen direla usteta eta pentsatuta
ez ditugu babestuko eskerrik asko eskerrik asko iriarte jauna

llegar a acuerdos más amplios eskerrik asko eskerrik asko soto jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

gordillo jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

corcuera andrea euzko abertzaleak atutxa jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea

maiatzaren akordioa eta betetzen jarraitzen dau emandako betetzen ari da eta entrepresak eta pertsona autonomoak ez dagoz bakarrik

eta ez dagoz bakarrik instituzioen laguntza daukie

jaurlaritzatik eta hori ukaezina da ukaezina da horregatik guk gaur goizean babestuko dugu gure zuzenketa eta beste proposamen guztien kontra bozkatuko dugu eta aber

reset hori egiten badogu reset hori egiten badugu

beharko dugu guztiok eskerrik asko eskerrik asko atutxa jauna mistoa amaia

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bilduk eta elkarrekin podemos ezker anitzak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu

beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka zazpi boto alde sesenta y cuatro contra beraz ez da onartu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

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria den soto jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

no tengamos las mismas posiciones eskerrik asko eskerrik asko soto jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa ez dago

eskerrik asko presidente andrea

borroka daukagu berriz ere eztabaidagai esan egin da soto jaunak esan egin du azken asteetan berriz ere pil pilean dagoen gaia dela

baina ez da lehenengo aldia hau gertatzen dela eta tamalez ez da izango azkenengoa iruzurra edo

aurkituko ditugu ziur naiz hor ikusten ditugu

kirolari ospetsuak askotan eredu moduan jarri izan direnak gure gizartean gizarteari gizarte horri elusioa eta iruzurra egiten horrelako berriek ahalbideratzen dute modu batean iruzurra eta elusioaren aurkako borroka berriz ere lehen lerroan egotea eta horrek aukera eman behar diegu instituzioetan borroka horretan sakontzeko

iruzurraren aurkako borroka gu guztion borroka delako guzti honek aukera eman behar digu zergen

gizarte osoari iruzur egiten diela azaltzeko eta argi

gaurko elkarrekin podemosen proposamena iruzurraren kontrako borrokaren batzordearen

borroka horretarako ahalik eta baliabide eta tresna gehien jarri behar ditugu martxan eta horretan euskal herria bildu beti egon da eta egongo da iruzurraren aurkako borroka zerga politikaren atal garrantzitsua da ez da bat batean

edo zerga politikarekin erlazio zuzena ez daukana guztiz

elusioa ekiditearekin batera zerga sistemaren ihesbideak

hain beharrezkoak diren zerbitzu publikoak garatzeko eta bermatzeko oinarrizkoa den zerga sistema egokia

ere funtsezkoa da azken finean aurrekontu publikoek baliabide nahikoak izateko beharrezkoa den zerga sistema osatzeko funtsezkoa da atal hau ere iruzurraren aurkako borroka indartzea funtsezkoa da

jakin behar du bere zerga ekarpena zerbitzu publikoen sostengurako garrantzitsua dela eta zergak ez ordaintzeko batzuek erabiltzen dituzten amarruak

beraien kontrako jarrera irmoa izango dela bereziki administrazio publikoetatik eta are gehiago horrelakoak erabiltzea gero eta zailagoa izango dela eta hori horrela izateko baliabide guztiak jarriko dituztela indarrean

egun daudenak sendotzeko balio izango dutenak ez dira azkenak izango argi izan ez dira azkenengo proposamenak izango borroka honetan beti aurrerapausoak eman beharko direlako jakitun beste aldean daudenak makinaria itzela daukatela makinaria itzela daukate euren buruaren

ezin dugu iruzur zifrak estatuarenak baino txikiagoak izatearekin konformatu edo iazko datuak baino hobeak izatearekin konformatu

eman ahal dizkigu epe ertain eta luzera gizartearen eta ekonomiaren garapenaren aldeko politika publikoak aktibatzeko izan ere

tresna aktibo guztiak izan behar ditugu martxan

eta izatez beren zergak modu erlijiosoan ordaintzen dituzten herritarrek batzuek

merezi du gure esku dagoen guztia egitea iruzurraren aurkako borroka honetan iruzurraren gaitzarekin bukatzeko edo gutxienez

esan bezala akordioa erraza izan da gai honetan uste dugulako aukera paregabea dela gaurkoa iruzurraren aurkako neurri sorta hau mahaigaineratzeko

gaur legebiltzar honetatik uste dugu mezua argia eman behar diogula euskal gizarteari euskal instituzioek euren baliabide eta tresnak berriztu eta indartuko dituztela iruzurraren aurkako borrokan esan dut nire hitzartzean borroka hau

ez da gauza txikia jakin badakigu nazioarteko hainbat mugimendu daudela eta nazioarteko koordinazioa funtsezkoa dela hori ez dugu inolaz ere ezeztatuko eta hori horretan gaude baina argi dugu hemendik herri txiki honetatik gauzak egin daitezkeela

jakitun nazioarteko koordinazioa funtsezkoa dela guretzat ere gure ogasunek ere euren lana aurrera eramateko eta honetan
egin behar izango dugu aurrera mila esker eskerrik asko pinedo andrea zuzenketarik

dos mil veinte eskerrik asko eskerrik asko perez andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on sailburuok jaun andreok egun on guztioi

hala ere egia da txosten makroekonomikoak zifra orokor batzuk ematen dizkigutela eta errealitatera hurbiltzen saiatzen direla baina gero iruzurraren errealitatea

litzatekeelako eta horregatik erakundeek alde horretatik egiten duten lana batik bat foru aldundiek lan oso zaila da buru belarri egin beharreko lana eta jakin badakigu denok hala egiten dutela eta nik uste dut hor dagoela

komentatu ditugun txostenetan eta egia da lan hori egiteko beharrezkoa dela eta zuek ere komentatu duzue koordinazioa eta informazioa trukatzea oso garrantzitsua dela

zuen ekimenetan uste dut eskatzen duzuelako eh bilduk eta podemosek esan nahi

beraz hitzarmenen balioa ere garrantzitsua dela baina ez egoteak ez du esan nahi

ere badaudela ez du esan nahi ezta ere gehiago ez diren egingo baina badaudela eta ez egoteak ez du esan nahi informazioa ez dela partekatzen eta ildo horretan

dauden hitzarmenak akordioak eta partekatzen diren informazioa eta norekin zuek ere eskatzen duzuelako

eskatzen diozue batzorde honi eta foru aldundiei neurriak har ditzala euskal zergadunek euren irabaziak paradisu fiskaletara edo tributazio txikiko herrialdeetara

eta hor esan behar dizuet hori guztion irizpide plan eta

egiten dela euskal zerga sisteman legeak badaudela lerrokatuta badakizue beps programarekin atac direktibarekin

andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

hitzartzearen harira lehenengo kezkatzen dit entzutea
zuen ahotan gai hau isiltasuna mesedez eskerrik asko presidenta andrea gai hau oso garrantzitsua dela eta horrela ikusten duzuela

amankomuneko toki batzuk egon daitezkeela baina aldi berean

oso garrantzitsua dela funtsezkoa dela eta ematen du zuentzako gaur dagoena nahikoa dela eta

horregatik hori ematen du ez duzuenean proposamenik jartzen mahai gainean

pinedo andrea euskal sozialistak pérez andreak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

eta gure ustetan hau da lana egiteko bidea goi mailako lantalde tekniko batetik eginikoa guztion artean egin beharrekoa koordinazio osoaz ikuskatzailea gobernua foru aldundiak iruzurraren kontrako batzordea eta beste erakundeok ezta denok

koordinazio osoz europarekin ocdearekin euskal erakundeak hori bai

eztabaida foroetan parte hartuz lehen esan dudan bezala eta hor dago

baina horretarako euskal erakundeak maila berean lan egin behar dute

parte hartu behar dute eta hemengo ikuspuntua eta hobekuntzak mahai gainean ezartzeko guk eaj taldetik

beharrizan bat dela hori argi dago etenik eman behar ez jakona

iruzur fiskalaren kontrako batzordeak egiten duen lana bultzatuz eta ezagutzera emanez

eta lan egiteko modu horrekin beste barik eskerrik asko eskerrik asko

andrea eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitzak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa

bale oso ondo bozkatuko ditugu bat bi eta sei puntuak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita sei boto alde berrogeita bat contra sei abstentzio beraz ez dira onartu bat bi eta sei puntuak jarraian hiru lau bost

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

beraz ez dira onartu gainerako puntuak jarraian euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu osoko zuzenketa

eutanasia arautzeko hiru barra bi mila hogeita bat lege organikoa egikaritzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda ubera

ditugu eutanasiaren legearen garapenean jaurlaritzari babesa emateko urratsak ematen jarraitzeko eta bultzada bat emateko eutanasiaren legea indarrean sartu zenetik martxoan

garapena abian da jaurlaritzak legea indarrean sartzeko urratsak eman ditu beraz gaurkoan ez gatoz esatera jaurlaritzak ez duela

baizik eta legearen garapenarekin jarraitzeko bultzadatxoa ematera gatoz urteetan duintasunez hiltzeko eskubidearen inguruan lanean aritu diren

etxe honetan bertan osasun batzordean eginiko eskariak

mahaigaineratzera eta osasun sailak martxan jarri ahal izateko apirilean eutanasiaren legea garatzeko interpelazioa

batzordea eratu dela osasun sailak horretarako dekretu bat onartu zuen maiatzaren hogeita bostekoa ehun eta berrogeita bost barra bi mila hogeita bat dekretua

ondoren nola batzorde horretako kideak izendatu ziren ekainak zortziko aginduaren bidez nahiz eta egia den ere ba guzti hori martxan jarri zenean

aitortu ziren eta uko egiten hasi ziren ez hainbeste eutanasiaren kontra zaudelako baizik eta horrek suposatzen zuen arduragatik

eman zutela pauso bat aurrera eman zutela ardurak euren gain hartu zituztela eta profesional horiei esker azkenean eutanasiaren

hiltzeko laguntza eskatzeko eskubide hori martxan dago gogoratu behar dugu berme eta ebaluazio batzordeko kide izatea bolondres lana dela beraz estatuko aldizkari ofizialean martxoak hogeita bostean legea argitaratu zenetik hurrengo egunetik indarrean

artikulua bete da hots berme eta ebaluazio batzordea eratzearena bete da eta herritarrek euren eskubidea garatu dezakete beraz urrats bat eman da baina beste

duintasunez hiltzeko eskubidea badela eta herritarrek eskubide hori ezagutu dezaten eta hori gobernuaren betebeharra da eskubidea badela herritarrek ezagutu dezaten

herritarrek informazio zehatza jaso dezaten zenbait mediotan eman daitekeen tratamendu horixka eta morbosoa alde batera utzita

izan behar dute informazio ulergarria zehatza jakinarazi behar zaie non nola

egin dezaketen dokumentua prozesua zertan datzan eta abar eta abar eta hori

dagokion zeregin bat da eskubidea

normalizatzeko garaia ere bada heriotzaren inguruan dauden tabu eta bestelakoak apurtu behar dira azkenean gisa horretako prozesuetan kasuetan sufrimendu asko egoten da eta sufrimendu horiekin ere amaitzeko garaia delako bizitza

ulertu eta bizitza duina aldarrikatzen baldin badugu ezinbestean heriotza duina aldarrikatu behar dugulako cuando la asociación

beste ideia garrantzitsu bat funtsezkoa da osasun profesionalak formatzea indar handia egin ziguten alde batetik informazioarena

gizarteratzearena eta bestetik profesionalak formatzearena eta beraz erakunde sanitario integratuetan ekipoak eratzeko urratsak ematea bereziki lehen arreta prestatuaz eta baliabideak bideratuz lehena

eta hor hutsune handia dugu ezinbestekoa da honetan arituko diren osasun profesionalek betebeharreko eta funtzioak zehaztea bakoitzak zehazki jakitea zeintzuk diren bere funtzioak eta horretarako dituzten baliabideak egia da ere gure mozioan jasotzen genuela eta jasotzen dugula eta azpimarratzen genuela tramitazioa oztopoz beteriko tramite burokratikoak ez bilakatzea eta horretarako oztopoak ezabatzea

momentuz horrelakorik ez dela gertatu tramitazioan prozedurak ondo doazela guk dakigun arte horrela kontrastatu dugu noski eskaera areagotzen baldin bada beti egongo da arriskua burokrazian katramilatzeko eta prozedura horietan oztopo gehiago sortzeko horregatik inportantea da

hau areagotzen joango delako edo horrela izan beharko litzateke behintzat nola ez eskatzen dugu ere eaeko herritar guztiek aipaturiko eskubidera sarbidea berdintasunean izatea eta berdintasunean jasotzea

bermatzea ez naiz ni izango lege organikoaren garapena defendatuko duena

gure egin beharko genuke duintasunez hiltzeko eskubidea eta ez legean dagoelako baizik eta konbentzimenduz horrela sinesten dugulako

eta horretarako zalantzarik gabe garapen horretarako konbikzioz baliabideak bideak ireki behar dira eta ezarri beharko genituzke

lege organikoak jasotzen duena sartu dute zuzenketa gisa gobernua sostengatzen duten

duzuena da legean jasotzen den artikulu bat hartu eta zuzenketa bezala jaso eta gu ez gara izango

jaurlaritzak lege organikoa beteko ez duela baina betetze hori ezin da mugatu betetze burokratiko

alegia garapen normatibo huts batera baizik eta betetze materiala

litzateke eta betetzean nolabait garapen hori baliabideak ezartzean eta bitarteko guztiak ezartzean izan beharko litzateke dokumentu horietan jasotzen dena behar bezala garatzeko sakontzeko zabaltzeko ze guztiok

legeak bete daitezkeela erdizka bete daitezkeela edo kajoietan geratu daitezkeela iruditzen zait horretan guztiok badugula esperientzia nahiz eta batzordeak eratu nahiz eta batzordeak definitu

definitu baina egia da ere ardura guztia ez dela gobernuarena eta kasu honetan osasun profesionalen inplikazioak ere zeresan

baina hor hemendik legebiltzarretik eta baita gobernutik ere akonpainamendu bat

lege hau garatu ahal izateko baliabideak izateko eta normaltasun osoz inolako eztabaida etikoetan sartu gabe garatu dadin

oso aditua eta aritua dena eta ibilbide luzea eta handia duena eta laguntza handia jaso dezakeguna beraien aldetik eta hori probestu beharko genuke askotan izan dira hemen dokumentuak ere helarazten dizkigute eta egia da

hainbat herrialdetan eta baduela esperientzia eta ezagutza euskal herrian ez bakarrik eaen baina baita eaen ere ibilbide luzea dugu honetan eztabaidak eztabaida

hiltzeko esparruak ukitzen dituen alor desberdinetan hor badaukagu ezagutza badugu esperientzia beraz egindako ibilbidea probestu beharko

emateko benetan legea garatu ahal izateko azkenean guztion bizitzak

izateko horretan ari gara duintasunez hiltzeko eskubidea finean duintasunez bizitzeko eskubidea delako besterik ez eta gaurkoan planteatzen duguna eta horretarako ekarri ditugu neurri zehatzak lehen esan dudan bezala bultzadatxo hori emateko urratsak ematen jarraitzeko eta jaurlaritzari ere babes bat emateko eta akonpainamendua ez bakarrik gobernuari baita ere osasun profesionalei behar dutelako

bere zailtasunak eta bere oztopoak eta normaltasunez egin beharko genuke eta normaltasun horretarako ezinbestean urratsak eman behar dira eta garapen material hori egitea behar beharrezkoa da eta esan

azkenean saiatu gara eta horrela eskatu genion gobernua sostengatzen duten taldeei

ekarpena eta zuzenketa eta gainera adostu ahal izateko ere hainbat proposamen

baina garrantzia ematen genion momentu honetan prozesuaren informazioa zabaltzeari publizitatzeari horrekin ekiteari ez da posible izan pena bat izan da baina

aukerak izatea gai honetan elkar ulertzeko eta adostasunak izateko beharrezkoa izango delako

gizartean normalizatzeko eta naturaltasunez bideratu ahal izateko guztion partetik

azkenean elkarrekin podemosekin adostu dugu eskertu

egindako ekarpenak eta adostasun horretara iritsi ahal izateko espero duguna da

aurrera egin ahal izateko eta bide horretan urratsak elkarrekin emateko eskerrik asko eskerrik asko
ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos gorrotxategi andrea zurea da hitza

bi mende luze pasatu dira demokraziari bidea eman zion iraultza gertatu zenetik

aldarrikatuz gaur ezagutzen dugun sistema politiko juridikoari abiapuntua jarri zitzaion aldarrikapen horrekin batera honako printzipio demokratiko hau ezarri zen erabateko banatzea alde batetik erlijioa eta honen hierarkiek emandako araudia

mundu pribatuan eragina baino edukiko ez lukeen

lege zibila botere publikoek emandako araudia guztiengan eragina

printzipioen eragina dena dela oraindik gaur bi mende luze pasatu baldin badira ere

en regular la eutanasia izan ere guk uste dugu pertsona guztiek gure biziaren inguruan erabakitzeko

eskubidea errespetatu egin behar dela eta estutu egiten gaitu

izan arren gurea lobby erlijiosoek

eskubide hau kolokan jartzeko eta honen harira esan behar dut eta hemen esan beharra daukat ez dugu ulertzen benetan euskal gobernuak

eta emakumeok oso ondo dakigu oso ondo dakigu zer esan nahi duen honek

adibidez giza askatasunean oinarritutako eskubideak lortzea justua izanik ere ez da erraza izaten eta askotan

kontrajartzen delako izaten da horregatik

aurreikustea eta arautzea da modua gure ustetan eskubide

hau egingarri izan dadin eta

ze lekutan eskua sar dezaketen edo pertsonen borondate bidean nola

positiboki aritzea honetan pertsonen bere biziaren azken momentua heltzerakoan duintasuna bermatu ahal izateko
besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea

presidenta egun on lehendakari consejero señorías

euskadi hoy también es más digna nada más y gracias eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburua legebiltzarkideok egun on denoi oso garrantzitsua da niretzat eutanasiaren legearen

betetzeari buruzko eztabaida honetan parte hartzea aspalditik izan dut nire

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandan ubera andrea zurea da hitza

aiartza jauna zuri erantzunez hasiko naiz lehenengo txandan ere esan dut gaur ez dudala esango dut jaurlaritzak ez duela ezer egin

eratu du berme eta ebaluazio batzordea izendapenak egin ditu baina egia da ere bere eskuetan dagoen guztia ez duela egien hori ere horrela da hemen bertan izan genituen

hainbat neurri proposatu zituen ze ez da nahikoa ez da nahikoa interpelazioan osasun sailburuak erantzun zidan bezala esanez legea beteko dutela hori esatearekin ez da nahikoa legea betetzeko

ezarri behar dira neurriak ezarri behar dira eta zain egon gara zain egon gara eta profesionalek eskatuta eta elkartetik ere hainbat bueno osasun batzordean bertan egon ziren eta hainbat neurri plazaratu zizkiguten ikusita neurri horiek

neurri horiek ezarri ahal izateko besterik gabe eta zoritxarrez ikusten genuen orain arte

garapen normatiboa dekretu bat onartu da agindu bat onartu da baina horraino hortik aurrera ere urratsak ematea beharrezkoa da eta besterik gabe bai profesionalek eskatzen zigutelako eta azpimarratzen zigutelako eta dmdk azpimarratzen zigulako ere

informazioaren behar hori ez herritarrek eskubidea dutela eskubide hori zabaltzearena zertan datzan esplikatzearena

ikusten da eta zer hobeto hasiera honetan baino hori egiteko gainera zuek adituak zarete publizitatean kanpainak egiten kolpe komunikatiboak egiten ba benga segi egin eta bestetik profesionalek azpimarratzen ziguten baita berme eta ebaluazio batzordeko kideak ere beharrezkoa dela formazio hori profesionalena eta guk ez dugu esan profesional horiek zer egin behar duten baizik eta eskatu duguna da

ze betekizun eta izan behar dituzten eta hori ez dagokigu guri hori osasun sailari

eta gustura entzungo dugu osasun sailburua datorrenean baina bai pentsatzen dugu gaur ekarri ditugun neurriak beharrezkoak direla eta bide horretan bultza egiten jarraituko dugu alderdi popularrak esan digu gure mozioa soilik

orokor bat aldiz eajk esaten zigun sartzen ginela zerrendatzen egin beharreko oso neurri

gu soilik saiatu garena da bai profesionalek eta bai elkarteak mahaigaineratutako neurriak ekartzen besterik gabe gero

esan digu gure proposamenak ez duela ezer aportatzen hori esan digu hombre

legea garatu nahi baldin bada gure proposamenak aportatzen du legea ez baldin bada garatu nahi gure proposamenak ez du ezer aportatzen baina galdera da barrio jauna ea alderdi popularrak bermatu nahi duen herritarroi dagokigun

laguntza eskatzeko eskubide hori hori da galdera erantzuna zuk eman beharko duzu besterik gabe askotan hitz egiten dugu

bizitza duinen inguruan eta guztion aldarrikapena da bizitza duinak nahi ditugula baina heriotza duinik gabe ez dago bizitza duinik

pertsonei erabakitzeko eskubidea dagokigu gure bizitzaren inguruan erabaki ahal izateko eta hori ez da bizitza hasieran edo erdigunean

dagokigun eskubide bat baizik eta bizitza bukaeraraino eta hori da txertatu behar dena eta zoritxarrez lege honek ere ez du guztiz txertatzen esan genuen izugarrizko urratsa da guztiok zain geunden urteetan jende askok lan egin du eta sufrimendu asko zoritxarrez izan dugu lege hau iritsi arte baina oraindik ere

dagokigun erabakitzeko eskubide hori eta hor ere oraindik ere urratsak eman beharko dira baina egia da urrats kualitatiboa dela onartu zen lege hau baina orain

bete behar da eta horretarako neurriak eta neurri zehatzak behar ditugu eta ez da nahikoa dekretu bat

benetan eskubide hori normalizatu behar da naturalizatu behar da eta heriotzaren inguruan dauden tabu eta bestelako guztiak apurtzen joan behar gara ez naturaltasunez eta normaltasunez eta horretarako besteak beste ekarri dugu gaurkoan

profesionalek eta elkarteak berak azpimarratzen ziguna bat informazioa herritarren artean zabaltzearen beharra esplikatzearen beharra

egitea eta bestea formazioa badakit uztaila aurretik osasun sailak onlineko formazio bat

baina ez da nahikoa online egitearekin baizik eta egituratu behar da formazio iraunkor

eta lana behar den bezala egiteko eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

bueno nik eskertu nahiko nioke ubera andreari

aukera eman digulako hain zuzen ere lege honen garapenari buruz hainbat kontu mahai gainean jartzeko

eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jauna bertatik

eskerrik asko barrio jauna mistoa martínez andrea bertatik

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna eztabaida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

euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka sei boto alde hirurogeita sei contra

ez da onartu mistoaren osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

hirurogeita sei contra sei abstentzio ez da onartu azkenik euzko abertzaleak euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogei boto alde treinta y tres contra beraz